egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot lehen

gai zerrendako lehenengo puntua mozioa julen bollain urbieta elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua zerga erreformari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailaren txanda bollain jauna zurea da

que mejor dejarlo para otro momento gaur eztabaidatzen dugu elkarrekin podemosen mozio hau alderdi guztion artean
euskal agenda bat adosteko da mesedez isiltasuna eta gaur

hau beharrezkoa da baina tristeena da behar honen aurrean progresista den

gaur ez eztabaidatzeko haitzakiak besterik ez ditugula entzungo hoy

impuestos de los que debía ehun euro patronalari eginiko beherapen fiskala biztanleko ehun eurotan baloratu da

isiltasuna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen txanda pinedo andrea zurea da hitza

mesedez isiltasuna eskerrik asko mahaiburu andrea

berriz ere zerga politika dugu eztabaidagai gaur elkarrekin podemosek

boladan mahai gainean izan dugun gai izarra ekarri du berriz ere

konturatzen gai horrek daukan garrantziaz gai hori behin eta berriz legebiltzar honetan baldin badago mahai gainean da zerga politika oso garrantzitsua delako

ez bakarrik politika bera garrantzitsua delako baizik eta gure gizartearen bizitzan zuzenean eragiten duelako zerga politikak

gaur bollain jaunak jarritako proposamenarekin eta horrek bere inguruan daukanarekin argi dago mahai gainean daukagula

idatzi edo sinatu duten akordioa nik ez diot inoiz deituko akordio fiskala niretzat hori ez baita

oso aldaketa xumeak eta batzuentzat eta pseko batek esanda apaños fiscales gipuzkoan esan zuen beraz

baina gauza da zerga politikaren inguruan eban egin den

eta orain egin duten akordio fiskal hori ez dena zerga erreforma inolaz ere ez zerga politikaren gaia irekita utzi du irekita utzi du zergatik oso erraz

sinatzaileek berek irekita utzi dutelako pp k esan duelako bi mila hogeirako ukitu nahi duela beraz

bi mila hemeretzian beste aldaketatxo bat eta bi mila hogeian

eta hori da mahai gainean daukaguna eta horrek norabide bat dauka eta hori ez da guk uste dugun norabide egokia guzti honetan guk uste duguna funtsezkoa da jakitun

guztion jarrera ezagutzea uste dugu talde parlamentarioek hemen gure jarrera azaldu behar dugula etorriko den monografiko

euskal herria bildutik eta beti esan dugu ez gara horretan geratzen ez da monografiko bat egin ebazpen batzuk onartu karpetara sartu eta hurrengora arte inolaz ere ez hori ez da euskal herria bilduk nahi duena euskal herria bilduk mahai gainean jartzen dauena da eta

esan dut gizartearekin elkar egin behar dugula gauzak gizarteak ezagutu behar dituela eta gizartea entzun behar dugula

gu uste dugu zerga politikaren inguruan zintzo hitz egin behar dugula

proposamenak dena delakoa eta horrekin gero zabaldu zabaldu eztabaida entzun

eta entzutea sindikatuak entzutea unibertsitateko munduan dagoen jendea zerga politikaren inguruan hainbat eta hainbat ikasketa egiten entzutea eta horiekin denon artean adostea gutxieneko batzuk ez dakit baina adostea eta gero horiek aplikatuko ditu aplikatu beharrekoak baina benetan egin dezagun proiektu zintzo bat eta gainera gerora begira

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza egun on
eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on lehendakari sailburuok egun on guztioi

guk euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak ekarri genuen hona proposamen zehatz bat eta bertan bi puntu

bata eusko legebiltzarrak uste du beharrezkoa dela zerga sistema bidezkoa progresiboa eta nahikoa mantentzea horretarako beharrezkoa da

elkartasunaren zerbitzura euskadiko zerga koordinaziorako organotik beharrezko arau fiskalak eguneratzea bultzatuz

hala nola funtsezko zerbitzu publikoak eta politika sozialak mantentzeko eta bigarren puntua eskumena duten erakundeek edozein zerga aldaketa onartu aurretik

fiskalitateari buruzko bilkura monografiko bat egingo du helburua da euskadiko autonomia erkidego osoko politika fiskala ebaluatzea orientatzea

egin guk ekarri genuen hona pinedo andrea

hacen otra nik esango deutsut baietz hori dela dela una estrategia eta irakurri izan dot otsailean legebiltzarra martxan hasi eta beno abenduan bertan erroldatu genuen gure osoko zuzenketa

eta adostu genuen besteak beste jaurlaritza honen gobernu programan hau diolako rumbo y estrategia pinedo andrea

lehenengo ekimena zerga koordinazioko organoak zerga araudian beharrezkoak diren eguneratzeak egitea batetik jarduera ekonomikoa berrikuntza eta enplegua sustatzeko

bigarren ekimena edozein zerga aldaketa onartu aurretik zerga sistemari buruzko osoko bilkura monografiko bat egitera bultzatu euskal

erkidego osoko zerga politika ebaluatu orientatu eta harmonizatze aldera hoja de ruta

eskatu zen gai bakarreko osoko bilkura bat egiteko zerga sistemari buruz eztabaidatzeko argi gelditu den moduan bigarren

orain dela hilabete orain dela hilabete eskaera bat biok gai bakarreko

onartzen da legebiltzarrak onartzen du martxan dago jarraian mozio bat aurkezten du elkarrekin podemosek

marko teoriko bat definitzeko zelan izango den eztabaida ez ez ez proposamen konkretu konkretuak planteatzen dozuez zuen ekimenean

ezartzea aberastasunaren eta ondasun handien gaineko zerga bat eta

ondareak edukitzea ondare horiek euskadiko per kapita ondarea baino bost aldiz handiagoak direnak gauzak proposamen konkretuak egiten dozuez eta guk pentsatu genuen mozioa etorri zenean bildu harrituta egongo da eh bildu harrituta egongo da elkarrekin podemosegaz

adosten da gai bakarreko bilkura bat egitea eta ekartzen da hamabost egun lehenago

beno baina ia harrituta gelditzen gara bertan behera zuen

ikusten dugunean lehenengo puntuan eskatzen dozue

eta gainera gaur erdibideko zuzenketan sinatu duzuena

nik esango deutsuet nik egin dudan ahalegina kronograma bat egiteko baina ia zuek ulertzen dozuen zeren nik ez dakit zer gura duten uste dut gura dutela beti agendan edukitzea ezertan heldu barik

gaur eztabaidatu eta irakurri dudan moduan ekimen konkretu batzuk eta proposamen konkretu batzuk adostu

pleno monografiko bat egitea eta ebazpen proposamen batzuk onartzea

konkretu batzuk jarraian adituen batzorde bat egingo da sortuko da batzordeen aditu bat bilduk sei hilabeteko lana ematen eutson nik kalkulatu neban eta gutxi gorabehera lana amaituko zan abuztuan edo irailean gaur ikusi dot erdibideko zuzenketan hiru hilabete ipintzen dutela baina itxoin entzutea garrantzitsua dela baina pinedo andrea entzun beharko da egin aurretik zeren ez dut ulertzen adostuko dau legebiltzarrak gero entzungo dugu adituek zer dioten eta gero

diot nik azaroan abenduan egongo gara bi mila hemezortzian ekarriko dugu

nik ez dakit zein den zuen estrategia zuen hoja de ruta hori

momentuz ez ditugu aipatu ere egin zuen proposamenean

batzar nagusiak ez ez ez planteatzen duzu bai esaten dozu kontutan hartu dagiela

eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatu bollain jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria pinedo anderea zurea da mesedez andueza jauna mesedez isiltasuna mesedez mesedez isiltasuna

eskerrik asko mahaiburu anderea beno gau berriz ere ezin ditugu esaldi batzuk

guk ez daukagula haiek argi daukatela eta gobernu programan idatzita daukatela

sailburuak gauza bat esaten duenean bi egunetara ahaldun nagusi batek kontrakoa esaten dio

para el carro eta gero buelta ematen dugu non dago runboa hor

zure prentsaren titularra ekarri didazu eta zuk dakizu oso ondo zein zen

momentu hartan eta nik zuri eman nizun ere proposamen hori eta zuk monografia esaten zenuen

behar genuela batzorde berezi bat ahots ezberdinak entzuteko eta hori da zuek ez zenutena nahi horregatik ez zen akordiorik izan

eskerrik asko pinedo andrea euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

zure lengoai korporalak beste gauza bat dinon ez dut ekarri bakarrik prentsako titularra ez ez erratu erakutsi deutsut

aurkeztu genuen osoko zuzenketa oso osoa ez bakarrik titularra titularra horrela ekarri zuen egia izan zena baina ekarri dut baita

eztabaida horretakoa eta orduan zuk esaten zenuen puntu horrena honela izan zen

arabako batzar nagusietan adostasun batera heltzea aurrekontuak onartzeko

besteak beste fiskalitaterako adostasun puntu batzuk dituena han ez aldarrikatzea eztabaida politiko hori han ez aldarrikatzea lantalde hori han

eskumen esparruan ez eskatzea eta eskatu legebiltzarrean funtsezkoa izatea puntu hori adostasun batera heltzeko eta gehitzen aukera izan dugu adosteko baina ez dira uztartzekoak

eta ez dira ulergarriak horregatik ez dugu guk onartu planteatutako puntu hori titularra osoko zuzenketa eta

dena ekarri dugu hona despachos cerrados

eta tiempos gure proposamena bi mila hemezortzian sartuko da indarrean argi bi mila hemezortzian sartuko da indarrean zu ez zara gai izan ez zara gai izan

sartuko litzatekeen indarrean zuen kronograman

baina zuek diozuena onartzeko horretarako bai eta ondorioak atera beste bat zein

entzundakoak entzunda gaur idatzita ekarri duzuena idatzita

ekarrita ez eh bilduk ez elkarrekin podemosek datorren urteko aurrekontuak jaurlaritzak aurkezten dituenena argudiotzat erabili behar erreforma fiskal bat egin behar dela

ez litzateke egongo ez bi mila hemezortzian indarrean ezta

hemeretzian hori da errealitatea ez dago inprobisazio aipatzen izan duzu bollain ez dago ez zelango inprobisaziorik

egin genuen eztabaida onartu ziren foru arauak batzar nagusietan esan genuen horrelako aldaketak egonkortasun bat behar dutela emaitzak zeintzuk diren jakin daigun indarrean egon da bi mila hamalautik momentuz indarrean dago

urte batzuk indarrean egonda ebaluatzea beharrezkoa zela ikusteko zein izango zen zein zen diru bilketaren emaitza eta horren ondorioz

zer hobetu behar zen hobeagoa izateko eraginkorragoa izateko bai diru bilketari dagokionez bai ekonomiaren berpizterako enplegua sortu dadin eta guzti hori egin da

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zazpi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bilboko portuan eraikitzen ari den harresiaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den agirre andereak dauka hitza

legebiltzarkideok ez dakit zuotako zenbat egonda egongo zareten bilboko portuan esperientzia ederra da egia esateko portua ikusteko modu asko daude hala ere kokatzen zaren lekuaren arabera jakina

dena da erraldoia edukiontziak metroak eta metroak gora itsasontziak

kaiak zabalak itzela da daukazun txikitasun sentsazioa

oso bestelako da ostera goitik ikustea portuko zuzendaritzako bulegotik esate baterako

solairua den bulego isila lasaia da

ibaiak itsasoarekin bat egiten duen puntu magiko hori garabiak bista ederra benetan itsasontziak ostera nahiko txiki ikusten dira

portuko langileak ere apenas ez dira ikusten handik goitik eta

enkajatu egiten dute handitasun edo botere sentsazioa modukoa sentitzen da han goian pribilegiatua sentitzen zara nagusi exitantea da egia esateko hori horrela dela badakit oraintsu han izan ginelako eh bilduko ordezkaritza bat zuzendariarekin berba egiteko asier atutxarekin

gu geu portuan eraikitzen ari diren harresiaz galdetzen joan ginen arduratuta harresia non zegoen erakutsi zigun handik goitik eta ferriaren parean zegoen ferria txiki ikusten zen oso txiki egia esateko ez zuen begietako minik ematen handik ikusita

baina badago portua ikusteko beste modu bat ere hirugarren

inork kasu honetan bai nago ziur sekula bizi izan ez duena

ezin duena egin ez dakigu zelan ikusiko den portuan zirrikitu batetik eta poliziaren beldurrez sartzen zarenean ez dakigu zer sentituko den europa osoa zeharkatu ostean bizia jokatzen duzunean ferrian sartzeko beste herrialde batera

eta ezin dugu imajinatu ere egin zer den halako batean lau metroko harresi erraldoi bat aurkitzea behetik gora ikusita imajinatzen dut gaindiezina ikusiko dela eta ez dakit zer sentituko den

geratzerakoan baina oraindik ere badago bilboko portua ikusteko beste modu bat laugarrena

zelakoa den denok dakigu hemendik legebiltzar honetatik

bilboko portuan eraiki duten harresia nahiz eta zoritxarrez denok ikuspegi

zuotako batzuk segurtasunaren ikuspegitik ikusiko duzue seguru portuko

hala defendatzen du harresia aireportu batekin alderatzen du

esaten du eta harresiak ez duela gainera jaioterririk bereizten denontzat berdina da harresia

harresitik ez oso urrun baina euskal herrian eginiko armak kargatzen dituzte gerran dauden lekuetara eramateko armak ubiderako izango balira

ote genuke baina badago egon harresiaren beste ikuspegi bat bosgarrena eta

eh bildun uste dugu legebiltzar honek bere buruari galdetu behar diola ze kontakizun ze errelato ze

harresia eraikitzerakoan segurtasuna bermatzeko dela esango duzue batzuek baina segurtasunaren izenean kriminalizatu egiten dituzue portuan

eta gainera segurtasuna diogunean noren segurtasunaz ari gara benetako arriskuan egon da inor

ala ferriaren merkatuaren interesak babesteko eraiki da

yemeneko siriako herritarrek ez dute segurtasunik merezi ze mezu bidali gura diegu herritarrei

ala elkartasunarena aitortu behar dugu ez dela hau kontu erraza badakigu momentu honetan harresia salto egin guran dabiltzanek ez dutela

laguntza eskaini izan zaiela ere zaila da baina zein da jaurlaritzaren b plana bidea oztopatu egin zaie migratzaileei baina jarraitzen dute ahaleginean

azaroan bakarrik milatik gora zer egin dezakegu erakundeetatik guk

zuek benetan uste duzue harresiak arazoa konponduko duela

zer egin behar dugu arazo horren jatorria konpontzeko horregatik legebiltzar honi portuko harresiaren aurka agertu dadila eskatzen diogu

gauza bera guk uste dugu segurtasuna eta giza eskubideak ez direla kontrajarriak eskerrik asko agirre
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos guanche andrea zurea da hitza

ez dagoela ametsa geldiaraziko dituen harresirik duela hamar urteko esaldia da eta zoritxarrez gaur egungo egoeran guztiz baliogarria oraindik ere

anderea zuzenketarik aurkeztu duen taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko mahaiburu andrea beno gai

polita eta batere erraza gainera ikuspegi ezberdinetatik ikusi

nik seigarren ikuspuntu batetatik ikusi

erantzukizunaren ikuspuntutik zeren hemen denok

puntu bat ere bai badaukagu ezta bai gobernuan egon bai oposizioan egon ala bai pertsonalki

daukagulako gai oso sentsiblea daukagu mahai gainean eta

ez egoera horri hemen aipatu da helena malenoren lana eta nire interbentzioaren hasieran ere nahiko nuke berarekin ez bakarrik elkartasuna

bere lana aipatzea gure ustez lan oso ona egiten ari da eta guk ere gure

bidali genion gutun bat hori aitortzen eta aipamen hori egiten baina ez nahiko nuke aukera hau galdu hori esateko eta bere plan hori aipatzeko

andueza jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

labores del puerto beraz azpiegitura kritiko baten segurtasunaz eta lege betetzeaz dihardugu

pertsona guztien giza eskubideak bermatzen ditu giza eskubideen errespetuan eredu gara

bilboko portuak neurriak hartu behar ditu legez behartuta portuko instalazioetan pertsonen eta merkantzien segurtasuna bermatzeko eta era berean

euskadira iristen diren pertsonek hemen dauden bitartean

horretarako beharrezko larria sozialeko babes neurriak hartuko ditugu bere oinarrizko

eta beti pertsona horien giza eskubideekiko errespetutik besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna erantzunen txandara

ez dakit zer dio legeak harresiaz harresiaren alde honetan legezkoa zara

aitortu dugu jaurlaritzak egin duela bere lana eskaini diela arreta pertsona horiei baina gure ustez berriro diot uste dugu harresia

gure proposamenari babesik ez emateko hori eta gainera apur bat ez

ez diozula babesa eman uste dugu guk prest egongo ginela eta

nizuen zuekin berba egin gura genuela aztertu ahal izango genuen hori eta forma kontu bat baino ez bada guk forma aldatzeko fondoa izaten da arazoa baina forma kontuengatik guregatik ez zen arazorik egongo

hori bakarrik eskatzen dizuegu bilboko portuan amets baten bila etorri eta

jartzea deserosoa da gai hau kontraesanak sortzen dizkigu baina uste dugu beste konponbide batzuk bilatzen behartu

benetan aitortzen dugu baina uste dugu migrazioa eskubidea dela eta legebiltzar honek eskubide hori defendatu behar du hori da gure ardura

eskaintzen dizuegu eskerrik asko agirre andrea guanche andrea

lehen esan dugu eta berriro ere ozenki esango dugu ekimen honen bidez giza eskubideen alde kokatzen gara

araudiaren alde kokatzen gara pertsona guztiek salbuespenik gabe

migratzeko eskubidea dugu eta bizitza duina bilatzeko aukera ere guztiok izan behar dugu bidean harresiak aurkitu gabe señor

mila esker eskerrik asko guanche andrea euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaitu denez

eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa

eusko jaurlaritzaren hezkuntza politikari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailaren txanda da

txanda da bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on guztioi mila esker mahaiburu andrea legebiltzarkideok gaur beste behin ere kasu honetan ppren ekimenez euskadiko

eta jakina ingelesa hartu dugu hizpide ez da osoko bilkuran gai horri buruzko eztabaidan aritzen garen lehen aldia

eta orduan ere ppren ekimenez martxoan eztabaida egin genuen hezkuntza hirueleduna hezkuntza sisteman pixkanaka inplikatzeari eta

gaur egun euskal hezkuntza sistema hiru hizkuntza eredutan oinarrituta antolatzen da a eredua gaztelania komunikazio hizkuntza duena euskara eta euskal literatura ikasgaia izan ezik

irakasgai batzuk gaztelaniaz eta beste batzuk euskaraz

euskara komunikazio hizkuntza gisa darabilena gaztelaniako

jarraikiz euskal jaurlaritza behartuta dagoela ikasleei baldintzak berdintasunean

ezagutza praktiko nahikoaz jabetzeko benetako aukera bermatzeko neurriak hartzea alabaina errealitateak eta ikerketek

egungo sistemak ez du bete behar hori betetzen

ez du zertan ingelesa izan ikastetxe bakoitzak zer hizkuntza landu nahi duen erabakitzeko eskubidea eduki beharko luke ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza proiektua egiteko aukera izan beharko luke

etaparen amaieran zer helburu lortu beharko dituen

edo abiapuntuari dagokionez gure taldeari iruditzen zaio

zilegi da ingelesari buruz hitz egin nahi izatea nola ez baina ingelesa ikasi edo irakastea testuinguru edo inguruabar zabalago baten baitan aztertu edo garatu beharreko

aztertu behar da eztabaida hau eta ez beste inolako testuingurutan horregatik

izandako eztabaida bat izan ere akordio garrantzitsu eta zabal bat lortu genuen positiboa errealista eta eraikitzailea zen gizartearen gehiengo zabal baten nahiei erantzuten ziena eta guretzat funtsezkoak diren elementuak jasotzen zituena bi mila hamazazpigarrena urtean inork ez du zalantzan jartzen

baina euzko alderdi jeltzaleak argi du eleaniztasunerantz egiten den urrats oro

berariazko lekua gaurko eta biharko hezkuntza politikan funtsezko printzipio izan behar duelako baina sistemaren norabidea markatu behar duen printzipio bezala garatzeaz gain ekimen zehatzak ere egin ditu euzko alderdi jeltzaleak

hezkuntza eleaniztasunaren esparruan elebitasuna sustatu behar dela eta ekimen zehatzak ere proposatzen ditu hizkuntza proiektu eleaniztunak euskadiko ikastetxe guztietara hedatzea

atzerriko bigarren hizkuntza ikastea irakasleen hizkuntza eguneraketa eta hizkuntza didaktikaren inguruko prestakuntza sustatzea batez ere hizkuntzen tratamendu integratu eta

gela barruan eta gelatik kanpo horren erabilera lehenetsiz gazteen aisialdian eta harreman eta komunikazio eremuetan hizkuntza betekizunak ezartzea eskolak

irakasleentzako plaza hutsetan eta guk egiten dugun apustu horrek isla argia izan zuen eusko jaurlaritzak aurkeztutako gobernu programan eta programa horrek konpromisoa argi eta zehatzak jasotzen ditu eskola eta eleaniztasunari dagokionez

gizartearen gehiengo zabal baten nahiari erantzuten dio eta aldi berean kalitatean urrats bat gehiago egin eta aurrera egitea ahalbideratuko du zer dio programa horrek batetik elebitasuna bultzatzeko konpromisoa zehazten da hezkuntza eleanitzaren barruan

ingelesari dagokionez ikasleen prestakuntza areagotzea proposatzen da horretarako bere proiektu eleaniztuna dela eta aukera ematen duten zenbait ikastetxeetan lehenengo hezkuntzako laugarren mailatik aurrera ikasgai bat gutxienez

eta bestetik hori posible egiteko irakasleak ere gogoan ditu kontu argi bat daukagu hizkuntza desberdinetan irakasteko gai diren irakasleak funtsezkoak zaizkio euskal hezkuntza sistemari horregatik irakasleak hizkuntzei dagokienez egunean jartzea bultzatu beharra dago bai eta hizkuntzaren didaktikaren gaineko prestakuntzan ere hizkuntzen tratamendu integratu eta integralarekin lotuta hori guztia islatu nahi izan dugu ekimenari aurkeztu diogun zuzenketan batetik eusko jaurlaritzari eskatzen diogu euskadiko ikastetxe guztietara zabal ditzala

proiektu horiek ezaugarri hauek izango dituzte euskarak hezkuntza prozesuaren ardatza izan beharko du eta ingelesezko edo atzerriko beste hizkuntza bateko prestakuntzan

aurrerapen esanguratsuak sartuko dituzte halaber kontutan hartuko dituzte inguru bakoitzeko

proiektu horien helburua izango da euskaldun herritar eleaniztunak lortzea hots

bai eta maila nahikoa ere ingelesez edo atzerriko beste hizkuntza batean bestetik jaurlaritzari eskatzen genion susta zitzala irakasleen hizkuntza eguneratzea eta hizkuntzen didaktika eta azkenik

azter ditzala lanpostuen hizkuntza eskakizunak pixkanaka ikastetxeen hizkuntza proiektuen araberako beharretara egokitzeko helburua da

esan bezala erdibideko bat sinatu dugu talde sozialistak elkarrekin podemosek eta euzko abertzaleak taldeak akordio garrantzitsua da anitza eta positiboa eleaniztasunean aurrera egiteko prozesuan urrats bat gehiago jasotzen duena eta horregatik ekimenaren sustatzaileari eta zuzenketak aurkeztu ez dutenei aldeko botoa eskatzen
eskerrik asko berriozabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea

del inglés bukatzen joateko zenbait datu eta

lehen ere aipatu du beste bozeramaile batek aurreko eztabaida batetan aipatu genuen

estatu espainiarrean euskaldunok eaekoak eta nafarrak biak

ingeles mailarik altuena daukagu alemanen eta austriarren parean hori da nazioarteko ebaluazio txosten baten datuen arabera

ebaluazioaren ondorio nagusi bat izan zen ere zenbat eta gehiago jakin bi hizkuntza ofizialetan orduan eta hobe hirugarren

hizkuntzaren ikasketarako ez dakidana da bi mila hamalautik honantz beste ebaluaziorik egin den ebaluazio diagnostikoaren emaitzak ere esanguratsuak dira isei iveiren datuak ere oso esanguratsuak dira

lehen hezkuntzako laugarren mailan ehuneko lau koma zortzia behera egin du eta

ehuneko bia jaitsi egin da eta

pisan ere ebaluazio diagnostikoetan ateratzen diren emaitzan berresten dira

ikusten da ereduek ikasleen emaitzetan ez bakarrik hizkuntzetan baizik eta

dutela indize sozial ekonomiko eta kultural mailarekin adierazlearekin batera beraz ikuspegi osoa izatea iruditzen zaigu garrantzitsua dela gure hizkuntzaren hezkuntza sisteman hizkuntza trataera definitzerako orduan eta beste datu bat azkena bi mila hamazazpiko urtarrilak

espainia da europako mailarik kaxkarrena daukana ingelesean apunteak lehenengo apuntea premiazkoa da hausnartzea eta garai berrietara egokitzea

hizkuntzaren trataera eta zintzotasunez hor talde bakoitzak ditugun helburuak kontrastatu egin behar dira eta kontrastatu egin behar ditugu interes orokorraren gizarte eta herri bezala eduki behar genituzkeen helburuekin alegia

helburua izan beharko litzateke teorian estatus teorian estatus bera duten eta ofizialak diren bi hizkuntzak behar bezala eskuratuak

bi hizkuntza ofizialak ez daukate estatus bera guzti horren aldeko apustua egiten dugu hemen gauden talde guztiok eta bi hizkuntza ofizialez gain

atzerriko hizkuntza bat gutxienez eskuratzeko apustua egiten dugu

ipar euskal herriarekin mugan interesgarria izan daiteke ingelesa ikasi beharrean frantsesa

edo dena delakoa bigarren apuntea kontutan hartu behar da euskara hizkuntza gutxitua dela eta etengabeko interakzioan dagoela

horretan garai horietan horrek arreta berezia eskatzen digu

soziala da eta horrek hizkuntzetan ere eragina dauka beraz euskarak diskriminazio positiboa eskatzen du hirugarren apuntea

ikastetxe gela barrua ordu lektiboak bakarrik kontutan hartu baizik eta hezkuntza sistemaren inguruan gerrikoan bueltan dagoen mundua ere

laugarren apuntea mundura irekiak noski

baina komunitate eta herri baten parte izanik eta ordezkari izango diren eta sentituko diren herritarrak

helburu kohesioa eta inklusioa gure taldeak aurreko legegintzaldian lege proposamen bat ekarri zuen

ikastetxeko hizkuntza proiektua ardatz zuena guk murgiltze eredua deitu genion

jo duen eta gainera segregatzailea den eredua gainditu beharra dagoela

genuen arrakastarik izan eta ezin izan genuen bilatzen genuen eztabaida ireki eta horretarako adostasuna

adituen agerraldiak eskatu ditugu iruditzen zaigulako entzutea inportantea dela eta orduan proposatu ditugu bertoko adituak nazioartekoak eta gero hemen euskal herrian bertan proiektu ezberdinak garatu dituzten erakundeen agerraldiak ere

ekarpena egiteko momentu honetan hezkuntza akordioa dela eta agian diren mahai horietan ekarpena egiteko asmoarekin pentsatzen dugu hasteko entzutea ondo legokeela

irekiak gaude gainerako taldeak beste aditu batzuk edo beste batzuk ekarri nahi baldin baditu

ez da eleaniztasuna bai edo eleaniztasuna ez

eztabaida ez da hezkuntza eleanitza bai edo hezkuntza eleanitza ez baizik eta zer nolako

eta helburu hori lortzeko zer nolako bidea eredua

ezarri nahi dugun gure partetik

aurkeztu alderdi popularraren proposamenari ezezkoa emango diogu eta erdibidekoan eskatuko genukeena da

batgarrena eta hirugarrena puntua eta beste aldetik

laugarrena puntua besterik ez eskerrik asko ubera
anderea erantzunen txandara pasatuko gara bengoechea anderea zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

ubera andreak esan du eztabaida ez da eleaniztasuna bai ala eleaniztasuna ez guztiz bat nator

ni el único objetivo murgiltze eredua ere aipatu da baita elkarrekin podemosek ere bai euskadin egon badago murgiltze eredua erabatekoa edo partziala euskadin milaka neska mutikok ikasten dute etxeko ez duten hizkuntzan familiek hala erabaki dutelako hortaz egon badago

murgiltze eredua orain euskadin gero eredu bakarraz ere hitza egin da berriro un modelo un único modelo

eredu guztiak dira desberdinak tokian tokiko inguruabarrei eta hizkuntza bakoitzari ematen zaion intentsitateari begiratzen badiogu horregatik berriro ere ikastetxeen hizkuntza proiektuen garrantzia nabarmen du nahi dut horrekin lotuta nola ez euskarak eskolatik kanpo izan beharreko erabilera ere eskolak ezin baitu dena egin eta bengoechea andreak berriz esaten zuen

apustu argia egin du eleaniztasunaren alde aurrekontuei begiratzen badiegu bi mila hamazazpian hainbat eta hainbat dira eleaniztasunarekin zerikusia duten ekimenak ingelesean mugitzean irakasleen hizkuntzetarako prestakuntza eleaniztasunerantz baita lanbide heziketan ere proiektu eleanitzak ikastetxe publikoetan hau guztia

amaitu denez eztabaida bozketara pasatuko gara lehenengo bozketa jarriko dugu de bengoechea estrade andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jarraian bozkatuko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

ez dago arazorik puntuka bozkatzeko ezta batgoa eta hirugarrena bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz bat eta hiru puntuak onartuak geratu dira jarraian bi eta lau bozkatuko ditugu bozkatu ditzakezue

gai zerrendako laugarren puntua mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

hartuko duen jarrerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

aurkeztu eta defendatzeko egun on berriro pertsonak sailkatzeko ohitura txarra daukagu azkarrak

alferrak politak itxusiak gizonak emakumeak eta sailkatzeaz gain bakoitzari balore batzuk egotzi

espazio batzuekin lotzen ditugu horrela estereotipoak eraikiz eta

egunerokoak errealitateak ematen dizkigun irudiak argazkiak

argazki hau brutala da berdintasun parekidetasun ikuspegi batetik

baina da izugarria legebiltzarreko presidentea emakumea

gizonezkoa ez dakit kasualitatea den edo noiz arte jarraitu behar dugun horrela guztion taldeetan idazkari lanak zeintzuk egiten dituzte emakumeak edo gizonezkoak eta ez da kasualitatea jaun andreok ez da kasualitatea heziketa kultura baten ondorioa da

baina jokabideak gure egiten ditugu errepikatu eta transmititu egiten ditugu eta gure jokabideekin eredu gara eskolaz gain inguratzen gaituzten gizarte espazio guztietan ba balore

botere harreman batzuen ondorioz modu batera edo bestera jokatzen dugulako eta halako gizartea eraikitzen goazelako baina gero jokabideak justifikatzeko eta zabala daukagu eta tesi bikainak egiten ditugu aurrekoan

egin zigun bezalako tesi bikaina eta laburbilduz bere tesia zen jaurlaritzak interesa dauka baina jaurlaritzak gobernuak ez dauka borondatea eta horretarako zer egin zuen errepasatu zigun

eta bertan legedian jasotzen ziren berdintasun irizpide guztiak errepasatu zituen eta ondoren justifikatzeko jaurlaritzaren borondate politikoa alegia sexuagatik ikasleak bereizten dituzten ikastetxeei diru publikoa emateko justifikatzeko ba europa erabili zuen gisa besteak beste beraz botere publikoetatik

eredua bultzatu behar dugu zer nolako politikak lehenesten

teoriatik haratago praktikan zer egiten dugu askotan esaten dugu eta guztiok esaten dugu hezkuntza gizarte baten oinarri dela

ez dugu nahi ikasleak sexuarengatik bereizten

dituzten ikastetxeak diru publikoz lagundu badago klase batetan mutilak sartzeko eta beste klase batetan neskak egoteko badago arrazoi pedagogikorik badago arrazoi psikologikorik zergatik lagundu behar zaie hori egiten duten ikastetxeei erantzuna da ez dagoela

klasean egotea eta denak elkarrekin ikastea uriarte andreak esan zigun gauza bat dela jaurlaritzaren interesa eta beste bat gobernuaren borondatea

horrelako desberdintasunik zegoen baina

harrituta harrituta ez iruditu zait hogeita bat mendean

eta praktikan eta praktikan egiten dena da estereotipoak rolak klasismoa bultzatzen dituzten ikastetxeak diru publikoz finantzatu legea

errebisatu dut lege guztia errebisatu dut aurrekoan justifikatzeko diru publikoa ikastetxe horietara bideratzen dela

laurogeita zazpiko dekretua eta bertan

aurkitu ez dut aurkitu hori egitea behartzen duen edukirik irizpiderik baina bai ordea beste gauza batzuk aurkitu ditut bai hamabigarrena artikuluan jasotakoa literalki irakurriko dizuet eskolaratu beharrak bete edo beren gizarte ekonomiaren ahulak biztanlegoei erantzuten dieten ikastegiak itunei heldu ahal izateko lehentasuna izango dute eta hori ez du betetzen hori gobernu honek ez du betetzen

jaurlaritzak interesa du eaeko hezkuntza sisteman baterako hezkuntzaren printzipioa aplikatzeko eta hori da nik

uriarteren hitzetan eta ados nago bat egiten dut hezkuntzak ikasleen arteko botere harremanak eraldatzen lagundu behar du

sexuaren berdintasunaren eta aniztasunaren errespetuan oinarritzen diren bizikidetza ereduak ikasteko edukiak integratuko dira eta ados nago

bizikidetza lantzea pertsonen sailkapena bultzatuta hori da galdera posible da bereizitako hezkuntza baztertzailea

nola da posible gatazkak konpontzeko emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko heziketa bideratzea sexuagatik bereizketa egiten duten

non kokatuko ditugu gainerako genero identitate desberdinak non kokatuko ditugu

cisemakume identitate ez binarioak

intersexualak transexualak transgeneroak queer

esango didazue bateragarria da sexuagatik ikasleak bereziten dituzten ikastetxeak diruz laguntzea

bateragarria da zerk du indar handiagoa teoriak

sexuagatik bereizten duen eskola demokratikoa da anitza da inklusiboa da

gobernu honek ikasleak sexuagatik bereizten dituzten ikastetxeak diruz

ikuspegi etiko batetik ez du zentzurik berdintasunean oinarritutako bizikidetza

ikuspegi batetik ez du zentzurik botere harreman eraldaketa lortzeko

dagoena eta ez dit balio erantzutea aurrekoan eman zidaten erantzuna

hezkuntza eredua ez dela baztertzailea bi sexuetako ikasleen aukera berdintasunaren printzipioa errespetatzen bada barkatuko didazue kasu hau ez da ez gara ari diskriminazio positibo baten kasuan baizik eta kasu honek oinarri oinarritik berdintasun printzipioa urratzen du espazio ezberdinetan pertsonak

balore desberdinetan hezitzen dituelako eta ondorioz botere harreman zehatz batzuk bultzatzen direlako eta horrela jarraitu dezakegu

eraikitzen sexuarengatik ikasleak bereiztea sexismoa areagotzea eta estereotipoak areagotzea ekartzen du

hor daukazue izugarrizko materiala

eskola publikoak lana egiten badu estereotipoak bukatzeko eta aipatu ditugun beste eskolak estereotipo eta sexismoa areagotzen badu ez da normala diru publikoa ematea

ezta ez dakit nire logikan behintzat horrela dio

uriarte andrea imajinatzen duzu eta gainerakoak imajinatzen duzue osasun sailak erretzeari uzteko kanpaina batean bi milioi euro inbertitzea eta tapia andreak industria tabakaleroari

hau da alde batetik osasun sailak egiten du inbertsio bat erretzea uzteko eta bestetik tapiak

laguntzea eskola publikoak pairatzen duen garai honetan ezin daiteke justifikatu ez etikoki ez pedagogikoki ez kulturalki ez zientifikoki sexuarengatik diskriminatzen duten eskolak diru publikoz laguntzea

ezin da horregatik ez da bidezkoa aurrekontu publikoetatik dirua hartzea

umeak prestatu behar ditugu mundu misto batetan

denok aldarrikatzen dugu aniztasuna aniztasuna balorean jartzen dugu bizikidetza beraz

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

este mismo año eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

eh bilduk bere ekimenean baieztapenetik hasiko naiz bigarren puntutik

eta hitzez askoz haratago joan zara

desberdinen egokitasunaren inguruko eztabaida interesgarria izan liteke egon badaude gauza bat eta guztiz kontrakoa defendatzeko argudioak zuk

hizkuntza bereiztua defendatzen duen bat egongo balitz

hortaz seguru nago gauza bat eta bestea kontrakoa defendatzeko argudioak

eta kasu honetan ez naiz ari heziketa misto edo

baina gaurkoan daukagun eztabaida araudian jasotako kontuei inguruko da eta horiei lotuko natzaie izan ere eztabaida

indarrean den hezkuntza legeak zera dio en ningún caso habrá discriminación por razón

legean aipatutako unesco agiriak zera dio estatuak onartzen baditu honako egoera hauek ez dira bazterkeriatzat joko gizonezko eta emakumezko ikasleentzako sistema edo ikastetxe bereiziak sortzea eta mantentzea gehiago esaten du

honekin guztiarekin norberaren pentsaera edozein izanik ere

ezin da esan bazterkeria sustatzen dutenik eskariei dagokienez lehen eskaria lehen puntuan

mixtoa sistema osora zabalduz eta eskari hau

hala adierazi zuen sailburuak joan den ostiralean berak esan bezala hezkuntza mistoak garrantzia handia du eskolatik genero berdintasuna sustatzeko

desberdintasuna ezagutzen errespetatzen eta berdin tratatzen jaurlaritzak hezkidetzaren alde egiten duen apustua argia da gizartearen gehiengo zabal batena bezala eta bigarren eskariari dagokionez jaurlaritzari eskatzen zaio ez ditzala diruz lagundu hezkuntza bereiztua duten ikastetxeak ondorioz ikastetxe horien itunak bertan behera uztea eskatzen zaio gure taldearen ustez eh bilduk eskatzen duena ez da egingarria indarrean dagoen araudiaren kontrakoa delako eta

ikastetxe horiek diruz laguntzeko gusta a la ez konpartitu ala ez orain indarrean den araudiak diru publikoa jasotzeko eskubidea aitortzen die eta hau ondo baino hobeto daki talde proposatzaileak argi eta garbi hori dioten epailak egon badaudelako baina errealitatea

hezkidetzaren eta gizon eta emakumeen berdintasunaren kontrako jarrera duela esatea eta zergatik dute diru publikoa jasotzeko eskubidea ba egun indarrean den araudian espreski esaten delako ez dela eredu baztertzaile bat

eta eusko jaurlaritzarekin zerikusi zuzena duten itunei dagokionez ubera andreak dekretua aipatu du baina dekretuari dagokionez

dekretua ezin da bere horretan modu isolatuan irakurri baizik eta maila goreneko gainontzeko araudiaren baitan eta itunen inguruko araudia

publikoa da eta baldintza batzuk ezartzen ditu ikastetxe bat itundu daitekeen ala ez erabakitzeko irakaskuntzarako baimena eta ikasle kopurua

ezin dira eman ala kendu legean jasotakoari erreparatu gabe hori eskatzen ari zarete eusko jaurlaritzari

eta ondorioz legeak berak aitortzen die diru publikoz lagunduak izateko eskubidea eta hau ez dago eusko jaurlaritzaren esku hau ez da eusko jaurlaritzaren kapritxo bat baizik eta legeak

eta gainera eskubidea dutela hortaz dekretua eskutan hartuta une honetan dagoen araudiarekin zuek esaten duzuen hori ez da bideragarria ez da segurtasun juridikoaren guztiz kontrakoa da eta autonomia erkidego batzuek hemen esan den bezala bere kabuz jokatu eta diru publikoz ez laguntzea erabaki zuten eta prozesu judizial luze baten ostean zera esan diete ez duzue legearen arabera jardun eta itunduak izateko eskubidea dute hortaz eragin eta berriz ere itundu hori da euskadirentzat eskatzen duzuen etorkizuna ekimenean eskatzen dena egingarria ez denez bi aukera genituen bata zuzenketarik ez aurkeztea eta kontrako botoa ematea edo bigarrena zuzenketa bat aurkeztea jarrera argitzea eta bigarren bide honi ekin diogu zuzenketaren lehen puntuan sailari eskatzen diogu jarrai dezala hezkuntza itunen alorrean indarrean dauden arauak betetzen irakaskuntza askatasuna eta euskadiko ikastetxeetan eskainitako proiektu guztiak bermatze aldera hortaz segurtasun juridikoa bermatzeko

honako hauen aldeko apustua egiten pertsonaren garapen integralari ekarpena egingo dion hezkuntza sexuaren araberako estereotipo eta rolak alboratzen dituena diskriminazio modu oro baztertzen duena eta generoagatik kaltetu gabeko orientazio akademikoa bermatzea azken finean segurtasun juridikoz jardutea legea betetzea
eta hezkidetzaren aldeko apustua egiten jarraitzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
berriozabal andrea zuzenketari aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularren ordezkaria den bengoechea andrea zurea da hitza

eguerdi on eskerrik asko guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok gure taldeak

ados geundelako eta gaudelako eh bilduk aurkeztu zuen mozioarekin mozioa eta

sinplea da gure ustez zentzu positiboan esanda bidezkoa eta gainera gure ustez ona euskal hezkuntza sistemarako eta ona euskal gizartearentzako alde batetik ados gaude bereizitako hezkuntza eredua baztertzailea dela eta

dituen balio harreman eredu eta mailaketa direla eta bi sexuetako ikasleen aukera berdintasunaren printzipioa ez duela errespetatzen legebiltzarrak adieraztearekin noski baietz bat gatoz euskal hezkuntza sistema osoan kriterio berdinak egon behar direla eta hezkidetza edo koedukazioa garatzen duen mistoarekin eta noski baietz ados gaudela proposamenaren hirugarren puntuarekin hain zuzen ere legebiltzarrak jaurlaritzari egiten dion eskakizunarekin ez da onargarria diru publikoa inbertitzea sexuaren arabera bereizten dituzten ikastetxeetan legala izango da seguru aski baina gure ustez bi mila hamazazpigarrena urtean hori ez da

de ciertos parámetros begira interesa badago borondatea egoten da eta borondatea egon beharko litzateke eta horretarako neurriak hartu beharko litzateke eta zuek planteatzen duzuena da

ez duzue inolako proposamenik egiten aldaketarako eta dena irakurri gure proposamenak hiru puntu ditu eta hirugarren puntuan ez dugu inolako inseguritate legalik juridikorik politikorik planteatzen aipatzen duguna da

horregatik legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio ez ditzala diru publikoaz lagundu ikasleak sexuaren arabera bereizten dituzten ikastetxeak horretarako

esaten duguna da hasteko neurriak hartzen besterik ez baina beitu zalantzan jartzen dut zeren legedia guztia errepasatu dut itunena ez da lege bat dekretu bat da lege baten desarrollo

eta dekretu horrek beste gauza batzuk esaten ditu gobernu honek ez dituenak betetzen

esaten du dirua ere nora bideratu behar den eta gobernu honek ez du betetzen

beraz hori borondate kontua da lehentasun kontua da publikoko hainbat ikastetxeei dirua kendu zaie murriztu zaie hori legea betetzea da araudia betetzea da inseguritate

jaurlaritzak benetan berdintasunaren alde badago botere harremanen eraldaketa sustatu nahi baldin badu benetan sinesten badugu gizarte parekideago bat egiten duela politika hori bultzatu behar du eremu guztietan baita finantzazioan ere

norabide bat edo beste bat markatzen delako eta horrela poliki poliki gizarte eredu bat edo beste bat eraikitzen

beraz hori borondate kontua da lehentasun kontua da eta gobernu honek jakingo du benetan ze interes ze borondate

eredu daukan guk soilik neurriak hartzea

eskatzen genuen hori besterik ez eta bueno bukatzeko kide batek beti esaten du eskerrak

baina bere buruari galderak egiten dizkiola eskuinak egiten

hainbat galdera planteatu nahi dizkiot gobernu honi eta galderekin hasiko naiz zergatik lagundu behar ditugu

eliza katolikoaren tradiziotik datozen eskola pribatuak zergatik

kolegioak zergatik lagundu behar ditugu diru publikoarekin sexuarengatik diskriminatzen dituzten kolegioak zergatik lagundu behar ditugu diru publikoarekin ez gizon eta ez emakume sentitzen diren haurrak onartzen ez dituztenak

lagundu behar ditugu eraiki nahi dugun gizartearen printzipioen aurka egiten duten kolegioak zergatik lagundu behar ditugu sexismoa

duten ohiturekin bat egiten duten kolegioak zergatik lagundu behar ditugu estereotipoak errotzen dituzten

zergatik lagundu behar ditugu bere osotasunean gure hezkuntza sistemaren errendimendua hobetzeko balio ez duten kolegioak

hezkuntza publikotik dirua kendu behar dugu kolegio hauek laguntzeko zergatik lagundu behar ditugu zergatik eskerrik asko
ubera anderea euskal sozialistak pastor jaunak ez du hitzik hartzeko asmorik euzko abertzaleak berriozabal anderea zurea da hitza

diru publikoz ez laguntzea eskatzen duzue ustez diskriminazioa suposatzen duelako

legebiltzar honetan egin daitezkeen horrelako legez besteko proposamenez haratago zergatik

eta ixtea eskatzen eta

lege aipamen guztiak baina egungo araudiak gure esku ez dagoenak argi dio

guri gusta ala ez konpartitu ala ez eta berriro diot ez dugu guk esaten ez du eusko jaurlaritzak esaten

martínez jaunak hamairu milioiren inguruan asko gutxi ez dut nik esango asko den ala gutxi den nik dakidana da zuk erabiltzen duzun argudio bera erabiliko banu eta modu demagogikoan jardungo banu zuk jardun bezala

zuk hamairu milioi euroan jarri nahi izan duzu azpimarra horri buelta emango banio esan nezake nik bi mila seiehun eta hirurogeita lau milioi euro horiek bi mila seiehun eta hirurogeita lau milioi arte doazen horiek hezkidetzara doazela eta esango zenuke hori ez da horrela baina ez da

esaten zigun hirugarren puntuan

har ditzala jaurlaritzak abian jar ditzala kontua da

ez dago eusko jaurlaritzaren esku ez dago eusko legebiltzar honen esku kontu honen inguruan arautzea eta jurisprudentziak behin baino gehiagotan aztertu du

eta hainbat eta hainbat sententzia daude horren inguruan eta aurten ere egon dira esaterako hau eta hemen aipatu da un ejemplo

que esa educación no puede recaer únicamente en el sistema educativo besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea euskal talde popularrak bengoechea andrea zurea da hitza

eta amaitzeko elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

martínez jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu ubera arantzeta andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita sei

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak batera aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da osoko zuzenketa hurrengo puntuan jarraitu egingo dut oso luzea ez dela esan baitidate gai zerrendako bostgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskarako a bat eta

talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den martínez jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

presidente andrea legebiltzarkideok agerikoa denez euskararen inguruan

nabariak egon dira orain zela hogeita bost urte soilik hiritarren laurdena hau da hogeita lau koma bata euskara hitz egiten zuen

azkeneko inkesta soziolinguistikoaren arabera hau da alegia bi mila hamaseikoa dagoeneko heren bat ehuneko hogeita hamairu koma bederatzia eta hiritarren beste multzo zabal bat ehuneko hemeretzi koma bata nahiz eta hitz ez egin euskara ulertzeko gai bada euskal gizarteak aurretik duen erronka garrantzitsuenetariko bat bide honetatik jarraitzea da gizarte honek ahaleginaren eta konpromisoaren bitartez euskara gehiago erabiltzea nahi duela erakusten jarraitzen du

hau nola egin da gakoa hizkuntza politikan funtsezko lau paradigma berezitu nahi ditut

hiru aniztasuna eta elkarbizitzaren kontrakoak lehenengoa izan da hizkuntz atxikien desagerpena bultzatzen duena frankismo garaian ondo pairatutako

bigarrena da hizkuntzen arteko libre merkatua gurean oraindik entzuten den perspektiba gainera bultzada publikoa eta laguntzak ukatzen dituena akzio positiboen kontrako jarrera nahiz eta jakina izan horrela

euskararen presentzia ahulduko dutela hirugarrena bestaldean kontrako muturrean gurean ere aski ezaguna den planteamendua euskara hesi edo horma bat bezala planteatzen duena hizkuntza ofizial bakarra azterketa zorrotzagoak

zailtasunak sektore publikoan eta abarreko proposamenekin eta laugarrena azkenik eta da guk babesten dugun markoa

mapa edo katalogo honetan kokatzen dugu gaurko proposamena hain zuzen

mailei errekonozimendu osoa ematea neurri honi dagokionez

hizkuntzetarako erreferentziazko europako esparru komuna

habekoak konkretuki orain dela bi urte arte ez ditu erregulatu

gainera jakin badakigulako atzetik oinarrizko maila honen mespretxua ere izan dela batzuentzat

euskara gerturatzeko pausu baliotsu hauek ez zuten errekonozimendua merezi

ematen diote bultzada euskarari baina ez geure ikuspuntutik ekarpen ezberdinak handiak eta txikiak beharrezkoak dira

euskara ikasterakoan baldintza pertsonal askok eragiten dutela eta horien artean adina eta egoera sozio ekonomikoa dira nabarmenetakoak

babes eta laguntza neurri batzuk izan gabe beste egunen batean euskaltegien doakotasunari buruz berriro hitz egingo dugu guretzat neurri estrategikoa delako

mailekin hiztuna gai da komunikazio egoera familiar eta egunerokoei egoki erantzuteko helburua baldin bada euskararen erabilera zabaltzea eta bereziki

neurri koherentea da maila horiek onartzea eta baloratzea kontuan hartzen badugu gainera neurri hau

ikustea ikasten ari diren pertsonentzat bereziki maila apalenetik hasten diren eta zailtasun gehien duten helduentzat pisuzko arrazoiak daude maila horiek guztiak aitortuak izateko a bat eta a bi mailak gaindituz lortutako komunikazio gaitasuna baloratzea beraz pizgarria izan daiteke

eta hartutako komunikazio gaitasunerako eta hau da gure gaurko ekarpena eusko jaurlaritzaren kanpaina bat esaten zuen bezala pixka bat es mucho

amaitzeko aipamen bat testuinguruari buruz badakigu azkeneko urteetan hizkuntza politikaren aspektu batzuen errebisio estrategikoa egin dela eta egiten ari dela

ega zentrismoaren inertzia indartsua gainditzeko saiakera

paradigma horrek tabu batzuk izan ditu formalismo gramatikalean oinarritutako euskara ikasketa

edota kanpoko errebalida azterketak gizartearen babesa mantentzearen mesedetan beste ikuspegi bat ari da zabaltzen ikuspegi komunikazionala hasieran

hedatzen joan dena aldaketa kontestu horretan

egiaztapen modu berrietara jotzen da bai lanpostuan azterketetan trebetasunen arabera ahozkoa eta idatzizkoa bereiztuz

pasiboa ere baloratu egiten da hori oso ondo dago eta espero dugu ongi gauzatzen dela alabaina administrazio publikoetako euskararen arautegi erregulatzailea hau da laurogeita sei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpiko dekretua

aldaketa hauetara eta horregatik ondo iruditzen zaigu araudi horren moldaketa jakin badakigu hizkuntza politikaren inguruko

baina askotan planifikatzen diren neurriak araudiak errebisatu behar dira eta bete diren ikusteko eta bere garaian aurreikusten ez ziren ondorio praktikoak hausnartzeko

ekarpen xumea da egindako lanari gehitzeko proposamen gehiago ditugu eta ea kapaz garen

aniztasun eta elkarbizitzan oinarritutako akordioak berresten eta gaurko

aurrera ateratzen beraz ere eskerrak gurekin

martínez jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

euskara biziberritzeko euskararen normalizazioaren alde baina batez ere eta bereziki egin genezakeena herritarrok da euskaraz mintzatu

egin dezakete eta herritarrek ez daukaten erantzukizun maila daukate agintarien gobernuen betebeharra da herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea gainerako eskubideak bermatu behar diren bezala eta bermatzen diren

beraz erantzukizun horien artean administrazioaren betebeharra da zerbitzua euskaraz eskaintzea baldin eta herritarron hizkuntza eskubideak bermatzea baldin badu helburu beraz

ardura norbanakoarengan uztea eta hemen benetan egin behar duguna da eta egin behar dena da jaurlaritzak

eraginkorrak hartu benetan aurrera egiteko bestela atzera egiteko arriskua egon daitekeelako eta are gehiago garai globalizatu hauetan askotan esaten dugu garaiak aldatu dira garaiak gero eta konplexuagoak dira gure hizkuntza gutxitua da

hegemonikoekin eta komunikazioa beste era batetara ematen da eta

ekosistema egokia euskaraz

ez delako posible zalantzarik gabe erabaki ausartak eskatzen dira erabaki ausartak eta birpentsatzea

pentsatzen dugu birpentsatze garai batetan gaudela eta logikoena da garai hauetan garaiak aldatu direnez

errebisatzea edo eta laurogeita hamazazpiko dekretua gaur hona ekarri duzuen eskaria ere egitea hau da errebisatzea

ez gaude aurka legeak eta dekretuak errebisatzearekin baina noski ez atzera egiteko

atzera egiteko tentazioa egon daiteke

dela administrazioan benetan euskara zerbitzua euskaraz ez eskaintzeko ikusita a bat eta a bi

eta horrek kezkatzen gaitu kezkatzen gaitu zeren pentsatzen dugu benetan normalizazioa baldin bada helburu herritarron guztion hizkuntza eskubideak bermatu behar baldin badira administrazioak

dituela eta galdera bat planteatuko dizuet teorian euskarak eta gaztelerak estatuz bera

eta gehiago esango nuke euskarak estatuz gehiago dauka euskara berezko hizkuntza delako gaztelera

ez dena baina praktikan egunerokoan ez da hori geratzen beraz galdera da

euskarazko profilak eta ez gaztelerazkoak alderantziz egingo bagenu hemen zaudeten gehienok zer esango zenigukete

hari zarete euskarazko profilak kolakan jartzen etengabe

eske ez dakit zergatik kontsideratzen duzuen euskara

zergatik gara euskaldunok administrazioaren aurrean bigarren mailako

etxe honetan ere bigarren mailako herritarra sentitzen naiz beste batzuek egin behar ez duena egin behar izaten dut lan bikoitza egin behar izaten dut

bezala zergatik egon behar naiz etengabe etengabe borrokan euskaldunon eskubideen alde zergatik egon behar naiz etengabe militatzen eskean zergatik euskalduna naizelako eta zergatik nire herrian horrela sentitu behar naiz horrela borrokatu behar dut zergatik eske ez du ulertzen eta etengabe ari gara proposamenak mahai gainean jartzen

eta mesedez hogeita hamabost urte ez dira alferrik pasatu hogeita hamabost urte ez dira alferrik pasatu hogeita bat mendean bizi gara eta ez dezagun berriro

eskatu behar du minimo minimoa da eta elkarrekin podemosek ekarri duen proposamenean zioa irakurtzen baldin baduzue ikustea besterik ez

baina hor deskribapen bat egiten du a bat zer esan nahi duen

eta gainera momentu honetan horretarako ez dago datu objektiborik eske ez dago datu objektiborik zeren egoera soziolinguistikoa aldatu da zenbat aldiz esan duzue egoera

belaunaldi berriak baldintza berriak ematen dizkigutela aurrera egiteko

ez dut ulertzen zergatik orain hasi behar gara a

beste kontu bat izango litzateke eta agian gu hor irekiak egongo ginateke hori beste kontu bat izango litzateke eta

baldin eta filosofia baldin bada etorri berriei lan munduan txertatzen laguntzeko eta integraziorako tresna bezala

hau da egon daitezkeelako administrazioaren bueltan eta lan munduan hainbat lanpostu ba errepideen mantenua edo zaintza lanak

a batekin nahikoa da hizkuntza kolokialarekin eta

etorri berriak lan munduan gizarteratzeko gure herrian integratzeko inklusiorako filosofia horrekin gu prest egongo ginateke

ez administrazioan beste norabide batetan ate hau irekitzea iruditzen zaigu

objektiborik ez eta kriterio soziolinguistikorik hori justifikatzen dutenak

guztiok ez daukagula aukera eta ezin dugula aukera eduki lanpostu guztietara sarbidea lanpostu batzuk

dauzkate eskakizun batzuk eta eskakizun horiek bete behar dira eta nik ez baldin badut ikasketen aldetik

badakit lanpostu horretara ezin naizela aurkeztu

administrazioak herritar guztion hizkuntza eskubideak bete behar dituela eta berari dagokion

eta hemen buruan sartu behar zaiguna da herritar guztiona maila berberean eskubideak bete behar direla eta bermatu behar dituela gobernuak eta administrazioak eta besterik ez eta horregatik gaurkoan

gure zuzenketarekin geratuko gara eta ezezkoa emango diogu adostu duzuen erdibidekoari eskerrik asko

ubera andrea euskal talde popularren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea labur laburrean beno guk ontzat ikusi genuen bere garaian

elkarrekin podemosen proposamena egokia

positiboa dela uste dugu gaur ganbara honetan

akordioa ezta nik beste konpromiso baten moduan ikusten dut hausnarketa hori egitea eta analisi hori sei hilabetetan edukitzea nik uste dut aurrerapauso bat dela batez ere daukagun egoera ikusteko marko horretan

perfil horiek sartzeko eta horretaz

bezala administrazioan eskatzen dien perfila errebisatzeko

ekarpenak ere hor edukiko ditugu eta horrekin nik uste dut objetiboki

erabakiak hartzeko aukera edukiko dugula uste dut baina nik gaur horretaz aparte eta

erreflexio batekin amaitu nahiko nuke ezta askotan administrazioarekin zuzen zuzenean daukaten harremanetan

administraziotik ez bakarrik erabilpena baizik eta eskubide linguistikoak bermatzea garrantzitsua da

hori ikusten dugu bai esaten dugula perfil horiek

arabera egokitu beharko direla baina horretaz aparte erreflexioa da askotan horretan zentratzen gara baina gero guk bakoitzak gure egunerokoan daukagun erronkari buruz dezente asko daukagula egiteko

betebeharrak baditugu batez ere gero askotan

bai errekisito moduan ikusten ditugu administrazioak egiten duena bere erabilpenaren edo bere egunerokoan gauza hauek

pasatako egunetan eduki genituen agerraldien arabera eta ditugun datuen arabera nik uste

euskararen arloan erabilpenaren arloan eta belaunaldien erabileraren arloan ditugun erronkak eta eta askotan

erronka dezente ditugu eta akaso erreflexioa eta gure

litzateke eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak mendizabal andrea zurea da hitza

hizkuntza politikarako herri aginteen koordinazio batzordea da hakoba mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian sortu zen

erakundeen arteko koordinazioa egokitzeko eta elkarlanean aritzeko batzorde horretan jakingo duzue daude hizkuntza politikako sailburuordetza eusko jaurlaritza hiru diputazioak hiru hiriburuetako udalak

joan den uztailaren hamazazpian egin zuen azken bilera hakobak

aritu ziren hakobaren ustez beharrezkoa izango litzateke eskakizun

hau da idatzizko eta ahozko trebetasunen konbinazio anitzeko hizkuntza eskakizunak beti ere lanpostuek dituzten ezaugarri komunikatuen araberakoak eta modu horretan aurkituko genituzke esate baterako ahozko trebetasun maila jakin bat eskatu adibidez

adibidez be bata edo alderantziz gaur egun ez dago horrelakorik egiteko aukerarik lanpostu bakoitzari eskakizun bat ezartzen zaio eta trebetasunak beti izaten dira baliokideak hau da ce bata baldin bada bai idatzizkoan eta bai ahozkoan ce bata eskatzen da edo be batean berdin beraz indarrean dugun

laurogeita sei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpiko dekretuan hori egitea ezinezkoa da hori kontuan hartuta

azter zezala dekretu hori eguneratzeko aukera hizkuntza eskakizunak esleitzerakoan

hakobak egindako proposamena eta podemos taldeak egin duenak ia ia bat datoz beraz horregatik ez dugu inongo

erdibidekoa adosterakoan testuak dion moduan azterketa hori sei hilabeteko

eta besteak beste kontuan hartzeko hizkuntza eskakizunak eta gure administrazioetan

neurriak europako erreferentzia markoan maila guztiak jasotzeko modua aztertzea eskatzen da legez bestekoan besterik ez gero

non aplikatuko diren eta hori guztia beste gauza bat da ubera andrea ekarpen xumea esan duzu martínez jauna baina ekarpena finean eta
hori beti da aurrera eragiteko bidea eskerrik asko mendizabal andrea
erantzunen txandara pasatuz martínez jaunak ez du hitzik hartu behar ubera andrea norbaitek hartu behar du hitza

amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamabost boto aldekoa diecisiete contra beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da